osoko bilkurari ekingo diogu eta gaur

gai zerrendako lehenengo puntua galdera estíbaliz larrauri aranguren euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

neurriei buruz larrauri anderea zurea da hitza eskerrik asko

erakutsi behar dute batez ere lan eremuan bere desberdintasuna ez dela baldintza bat lana egiteko beste pertsonek baino oztopo gehiago dituzte

bereziren bat badauka pertsona hauek eusko administrazio publikoan sartzeko horregatik

eskerrik asko larrauri anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzar jaun andreok egun on guztioi

ez bakarrik zuk aipatu duzun euskal enplegu publikoari buruzko lege proiektua

hilabetean aprobatu eta legebiltzarrera bidali zuena horrez gainera baita ere euskal

lan eskaintza publikoetan bakanteen ehuneko zazpi hain zuzen ere ezgaitasuna daukaten pertsonei erreserbatu behar zaiela

hain zuzen ere ezgaitasun intelektuala daukaten pertsonei erreserbatu behar zaiela beraz legearen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

lehendakari andrea eskerrik asko egun on guztioi egun on urkullu jauna egun hauetan madrilen espainiako auzitegi gorenean kataluniako independentisten aurkako epaiketa jarraitzen ari naiz

espainiako estatuaren aldetik herri honen askatasuna ukatzeko mendeetan egin den lana mendeetan egin dena baita azken berrogei urteetan egon gobernuan batzuk edo besteak

eta gaurko galdera planteatu nizunean urkullu jauna ez nekien arren

partidu popularrak senatuan onartutako mozioa dela medio eta esan dezakegu inboluzioa etxe barruan dagoela

hortxe dagoela inboluzioa eserita inboluzioa hemen dago eta aldamenean

nik egia esan yo prefiero el hashtag herritarrok erabakiko dugun euskal herria

egin nahi nizun aste honetako galdera nola ikusten duzun eta ze iritzi dugun egoera politikoaz eskerrik asko

lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

espainian munduan eta europan ere jokoan dagoena da ea erronken konponbideari elkarrekin heldu behar zaion edo

unilateralismoa bideraezina eta suntsitzailea dela

bizikidetza iraunkorrerako aukera ematen du duela astebete bai espainiako presidenteak hauteskundeak deitu egin zituen eta legealdia bukatutzat eman zuen eta asteazken honetan senatuaren azkeneko plenoan legea ez betetzeko

gernikako estatutua ez betetzeko akordio bat onartuz hori ere unilateralismoa da hartutako erabaki hori oso oso

ez bakarrik egoeraren balorazioaren ikuspegitik baizik eta estatuan bizi den egoera politikoaren isla

bitartean espainiatik euskaldunok orokorrean jai izan dugu

honen aurrean oso tinko ikusi zintudan atzo eta baita gaur ere eta pozten naiz eta

nos ningunea eta horrela jarraitzen duten bitartean herri honek dituen erronka handiak

bide demokratikoari uko egin dio eta ez du eskaintza politikorik euskaldunontzat eta beste herrialde batzuentzat eta ondorioz ez dauka eskaintza sozialik eta ez dauka eskaintzarik

horregatik guri iruditzen zaigu momentua iritsi dela aterpe demokratiko bat eraikitzeko determinazioz eta lidergoarekin gutxienez berdinen arteko harremana eraiki behar dugu eta badaukagu horretarako

akordioan osatu duena legebiltzar honetan eta guk

ponentzian hartutako neurriak dira eta behar ditugu herri akordioak

herri honek erabakitzen duena defendatzen dugunon arteko herri akordioak guk gainera deia zabalagoa egiten dugu

akordio bat egitera eta momentu batean edo bestean elkarlanean aritu gaitezkela ere pentsatzen dut pero

iriarte andrea apirilaren hogeita zortziko hauteskundeen ondoren aipatu dudan multilateralismoa izango da bidea espainiako euskadiko edo kataluniako egoera politikoa ez da bide horretatik kanpo geratuko aurrez aurre ipinitako

batzuk sinetsita daude espainiaren etorkizuna irabazle garaituen arteko apustuan dagoela ikuspegi horretatik dator senatuan hartutako erabakia edo kataluniako arazo politikoaren judizializazioa edo ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikuluaren

irtenbidea justu kontrakoa da eta estatuaren lurralde arazoak ez du irtenbiderik negoziazio politikorako prozesu serio bati ekiten ez badiogu

hemen bertan estatuaren nazio aniztasunean oinarritutako eredu baten diseinua aldarrikatzea egin zenuten zuek zerorrek

sánchez aipatu egin duzu gure euzko alderdi jeltzalearen kideak aipatu egin dituzu eta

planteatu egiten zuen hurrengo legealdirako ona izango litzatekeela azken hilabeteotan izan den formula hau gobernagarritasunerako izatea

beraz hori lortzeko elkarrizketa negoziazioa akordioa eta berrespena eredua ezinbestekoa da

apustu estrategiko bat da politika ulertzeko modua herri akordioa aipatu duzu herri bat ulertzeko modu bat da herriarentzat

onartzea eta ohartzea hau da legebiltzar honetatik euskal gizarteari erakutsi behar diogun eredua eskerrik asko eskerrik asko
urkullu jauna lehendakari jauna gai zerrendakoa hirugarren puntua galdera

estatuan legealdia amaitzeak euskadirentzat izan ditzakeen ondorioei buruz martínez jauna

anderea lehendakari jauna egun on pasa den astean pedro sánchezen aurrekontu proiektua erori egin zen eta honek ekarri zuen

gehiengoaren apurketa eta hauteskundeak deitzea apirilaren

lehendakariarentzat ondorioak euskadin legealdi honen bukaeraren inguruan eskerrik asko

estatuaren legealdiaren bukaerari begiratzen diozu zuk zure

nirea eta ez dut uste legebiltzar hau lekurik egokiena denik bi ikuspegi horien arteko eztabaida pizteko

eskuartean ditugun erronkei buruz ekiteko eta aritzeko nik gure legealdiari begiratzeko gonbitea egiten dizut

nik uste dut horretan aritu behar garela gure dagokigun erantzukizunean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

nola ez legealdi honetara begiratu behar dugu denbora geratzen delako asko egiteko baina baita ere

akordio eta hainbat gauza lortu egin dira edo lortu ahal ziren zentsura mozioaren gehiengo horrekin eta atzean geratuko dira seguruenik

estatuko legealdia bukatuta eta zergatik

ikusi dudalako bai zeu eta bai zeure alderdia askotan kezka

egun hauetan transferentziei buruz ez betetzea konpetentzien transferentzia eta horretan ados gaude baina baita ere adibidez ikusi dut kezka handi bat edo kezka gehiengoen bezala inbertsioei buruzko kezka yo les he oído mucho hablar estos días

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

autonomia daukagu eta modu egokian erabiltzen badugu aukera dugu

ere hauteskundeetara begira zauden bitartean hemen

beraz akordioa lantzeko aukera ondo betetzen hasi garela esan genezake hemen berton atzo

lege bat onartu egin genuen hilabete honetan bertan zuen babesarekin aurrekontuen inguruko bi lege proiektu aurrera atera genituen eta

zuen jarrera eskertzen dugu eskertzen dugu nire proposamena da jarrera hori mantentzea eta bide horri ekitea hemen aukera asko daukagu mahai gainean akordio berriak lantzeko eta jorratzeko señor martínez

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera

amaitu berri den legealdiari buruz alonso jauna zurea da hitza

alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso si

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zaintza lanei gizarte

bai egun on guztioi mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak lehendakari jauna

anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

sailburuok egun on guztioi errealitateak

emakumeak direla gure gizartean zaintza lanen arduradun nagusiak zaintza horiek ezinbestekoak dira gure gizartearen garapenerako

azken hamarkadetan emakumeak lan merkatuan eta gizarte jardueran txertatzeko aurrerakuntza handiak egin diren

zaintzaren erantzukizuna ez bakarrik umeak zaintzeko eginkizuna baita adinekoak edo mendekoak

inplikatuta dauden kudeatzaileak eta aldi berean baliabide nagusiak si tienen un menor o más

bestalde nolako garrantzia duen gurasotasun positiboak eta erantzunkideak hori

eta hezkuntza ulertzeko modu bat da oinarrian umeen beharrekiko

horien garapenerako ekintzak martxan jartzea dago familia bakoitzaren ingurunea eta aiten eta edo amen trebetasunak

ematean garapen eta ongizate egokiak sustatzen dira horretarako

haurren beharrak transmititu behar dizkiete hala nola arreta errespetua heziketa arauak eta maitasuna

en seguir estos pasos mila esker eskerrik asko

eskerrik asko arana anderea artolazabal andrea zurea da hitza

edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal administrazioetan eta bereziki greban dauden sektore feminizatuetako soldata arrakala ezabatzeko hartuko diren neurriei buruz garcía anderea zurea da hitza

entre mujeres y hombres en euskadi mila esker eskerrik asko garcía

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

benetako berdintasuna lortze aldera eta gobernu programan jaso genuen konpromisoaren ildotik

azaroaren hogeita zazpiko gobernu kontseiluan egin genuen bi soldata arrakalaren aurkako sailen arteko mahaia sortu genuen joan den urtarrilaren hogeita bederatzian hiru lantalde espezifikoa jarri dugu abian elkarrizketa sozialeko mahaian emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunean aurrera egiteaz arduratuko dena lan harremanen eremuan lau gobernu kontseiluak joan den asteartean hilak hemeretzia

soldata berdintasunaren alde gizonen eta emakumeen soldata berdintasunaren aldeko

de europa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

garcía anderea lehendakari jauna zurea da hitza

bat lanean ordainsari berdintasuna ikuskatzeko plan espezifikoa onartuko dugu bi azterlan bat egingo dugu balio bereko lana kontzeptua mugatuko duena

lan iruzurraren kontra borrokatzeko postontzia lau genero ikuspegia kontratu publikoetan diru laguntza publikoetan hitzarmenetan eta itun sozialetan

eta bost jarraibide espezifiko bat onartuko dugu ordainsari berdintasuna lortzeko bai eta kontratazio publikorako soldata arrakalaren kontrako neurriak ere

garrido anderea lehendakari jauna zurea da hitza

garrido anderea hemen jartzen du jarraitu mesedez ya señora presidenta quiero poner

horrela bada bukatu dugu indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko sistemaren azterketa jaso dugun informazio guztiarekin egin dugu lehenengo proposamena

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua aldera javier ruiz de arbulo

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza